egun on guztioi osoko bilkura hasiko dugu beraz

gai zerrendari ekin aurretik ana ruiz de alegria maestu legebiltzarkideari

gogoratzen dizuet hurrengo jaun andreek botoa eskualdatu dutela leire pinedo iñigo iturrate itxaso etxebarria lore martinez ibai iriarte julen arzuaga nerea kortajarena josu estarrona

gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena covid hemeretziaren bigarren

adinekoentzako egoitza zentroak prestatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

lehendakaria sailburuak legebiltzarkideak gonbidatuak egun on

zazpiehun eta hiru egoiliar zendu ziren bigarren olatuan aldiz gutxienez ehun eta hamabi euskal herria bilduren izenean

ekarritako sufrimendua ez da hasten eta ez da bukatzen bizitza galdu duten egoiliarrengan gaixotasunari aurre egiteko hartutako euste neurriak ondorio suntsitzailea izaten ari dira egoitza zentroetako erabiltzaileengan

gaurko hitza hartzea has dezaket gogoratuz nola heldu garen egoera honetara

aurreko urteko udazkenean legebiltzar honetan izan genituen eztabaidak egoitza zentroei buruzko baldintzetaz orduan hau esaten genuen

gogoratu behar dut ez dela neurri hauek planteatzen ditugun lehenengo aldia izan ere martxoaren hamaseian apirilaren hamazazpian eta maiatzaren hamairuan antzeko neurriak

orduan isiltasuna edo kontrako jarrerak jaso genituen bakarrik eta bidean tamalez sei hilabete

era berean gaurko eztabaidara ekar ditzaket

tristeak hau adibidez baina ez gaur ez dut atzera begiratuko

hacia otro lado gaur hona ekartzen ditugun neurrien defentsa osasun sailburu berriaren lehen esku hartze publikoarekin

herritarrei zuzenduta honako hau adierazi zuen kontaktuak kontrolatzen jarraitu behar dugu birusaren hedapena eragozteko ez baita ahaztu behar birusak hemen jarraitzen duela egia bezain lehorra kontaktuak murriztea

berdin gure sozializazio eremuetan edo egoitza zentroetan

egoitza zentroetan bi kontaktu mota aurkitu ditzakegu batetik langileek egoiliarrei arreta ematen dieten egunero izaten duten

eta bestetik egoiliarrek senideen partetik behar dituzten afektuen bidezko kontaktua biak kutsatzeko bektore izan daitezke

mugatzeko nola eragin dezakegu langileek

hori bai alderdi honi dagokionez lehenengo momentutik jorratu beharreko bidea oso argi zegoen martxoaren

langileek izan beharreko kontaktuak murrizteko beraz ezinbestekoa da langile kopurua handitzea hau da jaurlaritzak inoiz hartu ez zuen erabakia eta dirudienez

langile kopurua handitzeari heldu diot osasunaren ikuspuntutik

garrantzitsua edo are garrantzitsuagoa da egoiliarrek jaso beharreko arretaren ikuspegia txertatzea neurrietan

baten hitzak ekarri nituen justu tribuna honetara eta

ezin ditugu egoiliarrak merezi behar duten bezala artatu beti diogu

pertsonekin lan egiten dugu korrika egin behar dugu lan hamabost minutu izaten ditugu egoiliarra esnatu altxatu jantzi eta orraztuta gosaltzera eramateko

etengabea da eta kronometroarekin lan eginez are gogorragoa puntu honetan gaur langileen kopurua

irakurri dituzue covid hemeretziaren aurkako protokoloak jasotzen dituzten egin beharrekoak irakurri dituzue galdetu

nola txertatu daitezkeen lan horiek lehen marraztu dudan egunerokotasun horretan bakarrik bi aukera daude bakarrik bi

zuek ikusiko duzue zer erabaki hartzen duzuen gaur

paradoxikoa da oso paradoxikoa da denok ados gaude

ados ez egon hezkuntza sisteman edo osasun sisteman plantillak handitu behar direla denok ados gaude

egoitza zentroetan zergatik ez arestian bi kutsatzeko bektore aipatu ditut bigarrena egoiliarrek senideen partetik behar dituzten afektuen bidezko kontaktua

erakundeek orain arte ezagutu ditugun neurri berdin berdinak hartu dituzte

edo debekatu eta egoiliarren irteerak eten hau da

eta hau nahiz eta isolamenduaren ondorio oso larriei buruz jasotako oharpenak ezagunak diren mugarik gabeko medikuen

txostenean testigantza bat jasotzen da eta zuekin gaur partekatu nahi dut empezamos

aurreko protokoloekin alderatuta oraingoan euste neurriei ikuspuntu bioetiko batetik heltzen zitzaien baina tamalez gure poztasuna gutxi iraun zuen

egikaritzeko osasun sailburua

puntuazioak bi osagai ditu zailtasuna eta exekuzioa

eta zero puntu exekuzioan eta guzti hau guzti hau gertatu da

berak horrela erabaki duelako gizarte zerbitzuei buruzko legeak hau eskuduntza hau aitortzen dio jaurlaritzari

bete behar diren baldintzak arautzea arazoa da

jaurlaritzak zituen eskumenei eskumen hauei uko egitea erabaki zuela abdikatu egin zuen sistema vasco de servicios sociales con sede vacante

ante un fondo de inversiones eta orain hartzen diren baina betetzen ez diren neurriei buruz ari garela ezin dugu osasun sailburuaren abuztuaren hemeretziko agindua aipatu gabe utzi bertan langileei

neurri hau ez zen betetzen ari eta ez zen esku hartu imajinatzen duzue horrelako zerbait gertatuko balitz edozein sektoretan

esku hartu ez izana adinekoentzako egoitza zentroei

nagusia da tamalez beste autonomia erkidego batzuetan ez bezala euskal autonomia erkidegoan ez da egoitza zentro bakar batean esku hartu eta gauza larriak

hainbat autonomia erkidegotan multinazional baten egoitza zentroak esku hartuak izan dira egoitza talde honek gurean gure herrian hasi da ere

aste batzuen buruan egoiliarren laurden batek berriro diot laurden batek bizitza galdu zuen

gertatu bezala gurean egoitza zentro honen zuzendaritza esku hartu zen ez

adibide gehiago ditut eta galderak pilatu egiten dira baina ez naiz gehiago luzatuko hori bai gauza bat esan nahi dut esperientziatik ikasteko

egoitza zentroetan zer gertatu den jakin behar dugu informazioaren gainean konfinamendu bat ezarri zen lehenengo momentutik

ez bezala oraindik konfinamendu informatibo hori ez da altxatu

nire hitza hartzean zerrendatu ditudan arazo eta gabezia larriak konponbidea dute hemen eta orain

gaur hona ekarri dugun proposamenean arazo hauei aurre egiteko neurriak jaso ditugu edonola ere onartu behar dugu berandu goazela

galdu genuen sufrimendu asko saihestu ahal izan genuen eta ez genuen egin

dagoeneko ezagutzen ditugun erantzunak daude langile kopurua handitzea egoitza zentroetako errealitate material hori aldatzea euste neurriei modu etikoan heltzea gainbegiratze askoz estuagoak

que actuemos eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

sufritu egin genuen denok dugu pertsona ezagun bat egoera hori pairatu duen senide edo lagun bat duena edo guk geuk zuzenean

bai baina bigarren olatuak berriro ere harrapatu gaitu residentzietan gertatzen ari denaren

jasan dituzte zaintzen dituzten pertsonengandik eta beraiekin lan egiten dutenengandik zerbitzu

pribatizatuen ondorioak jasan dituzte eta pairatzen dituzte azken hiru urteetan

sei hilabete baino gehiago igaro direnean balkoietako txaloetatik adinekoen egoitzak hiru sektore hauentzat punturik kritikoena bihurtu dira

baldintzak prekarietateaz gain senideen kezka areagotzen du

ez du estrategiarik eta ez du erabiltzaileen zaintza eta osasuna bermatzen es un hecho que desde las instituciones

lan prekarizazioak eta sektorea jasaten ari den krisia erakundeek eman dioten garrantzia

eztabaida sakona egitea zaintzak gizartean duen lekuari buruz eta bereziki adinekoak zaintzen dituen sistemari buruz arreta berezia jarriz egoitzei

bizitegi eredu bat defendatu behar da eta kostuak merkatzeko pentsatutako eredu makro existentziala eta adinekoen zaintza zentroan

orain inoiz baino gehiago sektoreko langileekin eta gizarte eragileekin komunikazio bide irekia mantentzea ze baldintza indartu behar diren ikusteko

esku hartze publikoarekin beharrezkoa balitz gure adinekoen zaintza denon

eskerrik asko gonzález andrea euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

andrea lehendakaria lehendakari sailburuak legebiltzarkideok

ez da berria eta ematen du eh bilduk banatu delako eta podemosen artean akordio bat lortu dutela

taldea ados gaude puntu askorekin baina beste batzuekin nahiago dugu gure zuzenketa

kontuan eduki behar dugu egoitzetan kutsadurak oso handiak izan direla eta

ezin dugu ukatu eta ezinbestekoa da hainbat alditan esan dugu hilabete hauetan ezinbestekoa dela behar diren neurriak

protokoloak ere esaten nuen berandu iritsi direla aldaketak egon direla eta honek

suposatu duela arazo bat foru aldundientzat krisi hau kudeatzerakoan como decía

en varias direcciones alde batean kontuan eduki behar zen

ratioak ere nahikoak izan behar ziren eta

duten arreta desberdinen beharrak ere berrikusi behar zela ildo horretatik ba pentsatzen dugu komenigarria dela eta beharrezkoa dela

baina aldi berean ere alderdi popularrean eta ciudadanos

taldeak pentsatzen du planteamendua momentu honetan egin behar dugun planteamendua handiagoa izan behar dela

eskatzen dugu behar den ikerketa egitea eta behar diren neurriak bideratzea egia da y es cierto que en esta

euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi covid hemeretzi birusak milaka pertsonak kendu dizkigu gure elkartasuna adierazi behar diegu galera mingarri eta konponezin horrek ukitutako familiei

izan dira eta dira zaurgarrienak kalteberenak

dakigu zein gogorra izan den eta izaten ari den beraientzat eta haien familientzat badakigu beldurra familiarekiko distantzia

adinekoak dira pandemia honetan gehien sufritzen dutenak ahulenak gehien behar gaituztenak eta baita ere adinekoak zaintzen

ari diren profesionalak beraientzat gaur ere nire aitortza bereziki egun hauetan

horietako bati irtengo zara bota dezagun bista atzera

ekainaren hemeretzian hasi zen araban bizkaian eta gipuzkoan

aldagai nagusiek erakutsi zuten bezala eta egoerari eusteko neurrietan jarri zen konfiantza ekaina eta uztaila artean kasuak beheruntz egin zuten hurrengo asteetan ordea egoerak okerrera egin zuen

egin zuten gora aste batetik bestera bigarren olatu baten aurrean egon garela esan genezake eta zein da bigarren olatu honen tamaina edo grabitatea

dela esan genezake baina kontutan izan behar dugu milaka direla egoiliarrak euskadin eta horietatik hein handi batek

eta sinez diot gobernu honek autokritika egiten duela baina datuak hainbeste mahaigaineratzea gustatzen zaigunean ba bueno denak alderatu beharko lirateke baita ere naiz eta datu gogorra edo latza izan halaxe da covid hemeretziak sorturiko osasun larrialdi honetan adinekoen egoitza zentroetako erabiltzaile zein profesionalak

ekimenaren zioan zera dio osasun adituek emandako gomendio neurri eta jarduera arau desberdinak erakunde eskumendunek ez dituztela inoiz orokorrean

egoitza zentroak covid hemeretzirako kontingentzia plan egokien gabezian daudela

andreak ere berdina esan du erakundeek ez dutela nahikorik egin honelako adierazpenak bereziki mingarriak dira eta ez ditut baloratzen ikuspuntu politikotik giza ikuspuntutik baino

guztiak eurengatik eta bigarren olatu honi eusteko sekulako lana egin duten eta egiten ari diren erakundeengatik ez da bidezkoa

noiz egiten diren kontuan izanik abuztuaren hogeita zortzian aurkezten du euskal herria bilduk jatorrizko ekimena nire parte hartzearen hasieran bilakaeraren laburpen bat egin dut ez bidezkoa eta ez zuzena eta gizarteak ez du holakorik merezi

bizi izan ditu azken hamarkadan bizi itxaropena handitzeak eta sendabiderik gabeko gaixotasunak kroniko bihurtzeak lurraldearen eta sistema soziosanitarioaren garapen handia adierazten dute baina horiek errealitate berria eta beharrizan berriak planteatzen dituzte batez ere iraupen luzeko zaintza gehiagoren beharrizana bizilekuan bertan sánchez andreak

ez noa ni ere berdina esatera egoera zein den beraz ezin dugu alderdirik garrantzitsuena ahaztu guztion kezka

pandemia honen aho bateko oihua pertsonak hobeto zaindu eta babestea eta zein dugu honetarako tresna eraginkorrena esan dugu

eta euskadiko adinekoentzako egoitza zentroei buruzko ehun eta hogeita sei barra bi mila hemeretzi

eta onartzea inplikatutako agente guztien elkarlanaren eta

koordinazioaren emaitza izan zen adostasun maila altu baten eskutik

ez zaiola dekretu hau inoiz gustatu eta hemerotekara joatea baino ez dugu hau konprobatzeko elkarrekin podemosi ezta

hauxe berau aitortu du argitaratu eta hurrengo egunetik ia ia euskal herria bilduk hainbat ekimen aurkeztu ditu legebiltzarrean dekretu hau atzera botatzeko eta ez du lortu ez du lortu legebiltzarrak ez baitu inoiz dekretua aldatzea onartu hablamos de revisión no de modificar apirileko diputazio iraunkorrean esan nuen eta gaur berriro diot euskal herria bilduk osasun krisi hau aprobetxatu nahi izan du

pizteko dekretuaren berrikuspena eskatu du legebiltzar honek esan dudan bezala eta honetan dihardu jaurlaritza toca hacer un planteamiento de cuidados

general beraz adinekoentzako egoitza zentro publiko zein pribatuetan osasun arreta premiaz indartzen ari da bai osasun saila ez bakarrik osasun saila sánchek andreak ere aipatu gobernu akordioan jasoriko ekintza eta konpromiso guztiak gizarte politiketako sailak ere badu zer esan eta zer egin eta guzti hau foru aldundiekin bat hiru lurraldeetako batzar nagusiek politika orokorreko bilkurak izan dituzte horietan azaldu dituzte zeintzuk diren erronkak egindakoa eta egiteke dagoena elkarlana eta koordinazioa denbora gutxi daukat beraz bukatzeko

remamos en la misma dirección bide honetan jarraitu behar dugu aurrera begiratzen gobernu honek aurrera begiratzen du ez alboetara eta horretan dihardu eskerrik asko
eskerrik asko arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda

como las de titularidad pública eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

elkarrekin podemos isiltasuna mesedez isiltasuna isiltasuna

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidenta andrea bueno yo no creo señora arrizabalaga que sea cuestión

andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea egoera onartzea da lehenengoko auzia zein den egoera

erantzun egokia diagnostiko horrek zorrotza izan behar du onberatasunetik eta demagogiarik

eta denbora errealean aldatzen diren datuak eta errealitatea uztartzen dituena diagnostikoa eta jarrera nor izan nahi dugun edo izan behar dugun eta zelan jokatu behar dugun ere erabaki behar delako pandemiak irakaspen batzuk

zuzenketa guztien batuketa izan da hor ez dago erdibiderik gure postura azaltzen saiatu gara elkarguneak aurkitzeko nahiaz baina euskal herria bilduren partetik kuestionatu

azaltzen genuena egin dugun ekarpen bakoitzerako kuestionamendu bat zegoen zintzotasunez esaten dut benetan

eztabaidara guk landu eta proposatu duguna lehen esan dudan modura kuestionatu eta hori ez da elkarrizketa eta elkar ulertzera bideratutako saiakera ikusten da azkenean

talde bien artean elkarrekin podemos eta euskal herria bilduren artean

desberdintasun ulertzen ditugu eta ulertu

baina arazoa beste bat da izan zintzoak zuek badakizue zein den arazoa eredua da eredu aldaketa da zein da oposizioak gustuko duen modeloa adinekoen egoitzetarako

ja ez dizuet eskatuko aitortzeko ze aitortu egin duzue publikoki estradu honetan eta hainbat parte hartzetan

non aplikatu nahi duzue non aplikatu duzue edo ez ze egoitzatan jarri duzue martxan eta ja señora garrido que usted le inste al lehendakari

posible izan zen legearen fondoaz ikuspegi konpartitu bat izan gabe

baina kasu hauetan sistema beraren oinarriak konpartitzen ez badira ezingo dugu etorkizunean ados jarri ere sistema hobetzeko ekintzak finkatzerako orduan

litzateke bai aldundiek bai jaurlaritzak elkarlanean egindako hainbat eta hainbat ekimenen inguruan egindako informazio guztia ematea bizi berri aipatzea ere ezin izan dut lehenengoko nire parte hartzean

egoitza zentroetan egindako lana hobekuntza eta moldaketak errealitate bat direla eta ez da erraza eta ez da erraza izango egoera zaila delako

eta inguruagatik zailtasunak ugariak direlako baina gobernu honek lanean jarraituko du lanean dabil eta lanean jarraituko du eta rodriguez jauna benetan diot ez etzi

eskerrik asko denoi eskerrik asko arrizabalaga andrea

beraz eztabaida amaitu dugu eta

eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitzak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

zazpi abstentzio beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularra ciudadanos taldeak

beraz ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena lehendakariak

erabiliko duen formulari buruz eztabaida

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria den gorrotxategi andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on eta eskerrik asko mahaiburu andrea gaurko ekimen honek laikotasunarekin zerikusia dauka laikotasuna da hitz bat zuzenean lotuta

gobernu sistema bati baldin eta bere burua demokratikotzat jotzen baldin badu eta laikotasunaren barruan

ordezkari publikoek zer nolako jarrera hartzen dugun gure eguneroko jardueretan gauza erlijiosoekiko zentzu honetan

eratorritako kontzeptu bat izan eta laosek erreferentzia egiten du termino greko horrek erreferentzia egiten dio herria

beregan egotea erabaki publikoen zera muina laikotasunari buruz hitz egiten dugunean hitz honek zentzua hartzen du kontuan hartzen baldin badugu zer nolako testuinguru historikoan sortu zen

europan lotuta erlijio askatasunarekin

borroka batean sortu zena estatu botere politiko bezala eta eliza botere moral bezala horien artean hegemonia

de neutralidad en euskadi euskadin askotan gertatzen da hau askotan gertatzen da

edo kargu publikoek bere jardueraren testuinguruan jainkoari erreferentzia sartzen diotela

san inazio mezara joatea san balentin

kanonizazioaren ekitaldian parte hartzea san rokeri ofrendak egitea gernikan

ama birjinari ohoreak egiteko ekitaldiak

lehendakari jaunak bere karguari zin egiten dionean erreferentziak

apalez eta bere agindupena nolabait

adibide hauek asko sarritan gertatzen dira euskadin eta esan bezala neutraltasun

kontrakoak direla esan daiteke eta horregatik zentzu horretan eta neutraltasuna aseguratzeko

laizitaren printzipioaren barruan guk hemen proposatzen dugun ekimena da gobernuari eskatzea hainbat gauza bat har ditzala beharrezko xedapenak ekitaldi publiko ofizialak huts hutsik zibilak eta

gabeak izan daitezen hori alde batetik

egokitu ditzala baita bere ente publikoen

edozein erlijiotako eliza ordezkariak ez daitezen ekitaldi zibiletara

edo agintari publikotzat edo publiko bezala agertzea eta hiru ezar ditzala baita ere

lehendakariak kargua hartzeko zin egitearen formulari buruz bermatzeko formula hori laikoa izango dela eta ez dela

aipamenik bere baitan sartuko eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

guztioi gorrotxategi andreak ekarri digun gaia urkulluren zin egite ekitaldiaren aurrean edo ondorioz planteatutako proposamen ingurukoa da

proposatzen da ekimenaren zioa eta baita ere izenburua nahiz eta proposamen zatia zabalagoa izan nahiz eta

hitza hartzea zabalagoa izan legebiltzar honetako azken urteetan gai sozialei

buruz eztabaidatu dut gehienbat hain zuzen ere pandemiaren ondorioz herritarrek pairatzen dituzten arazoei erantzuteko gaur inoiz baino gehiago beharrezkoak diren

eztabaidatu dut horregatik aitortu behar dut oso arraroa sentitzen naizela gaur gai honen inguruan eztabaidatzen hala ere

legez besteko proposamen hau berandu datorrela edo jada zentzurik ez duela esanez

eztabaida interesgarria da baina esan dudan moduan ez dugu uste orain gizarte bezala ditugun erronken aurrean lehentasunezkoa denik baina eztabaidara ekarri denez ba gure iritzi eta ikuspegia emango dugu la señora

eh bilduk kontzientzia askatasunaren eskubideen berdintasunaren eta politika publikoen defentsatik laikotasuna aldarrikatzen duela

proiektu juridiko eta politikoaren zati bat den heinean

de conciencia eta beste aldetik ze transmititu beharko luke gobernuak adierazpen ezberdinetan edo eta ekitaldi guztietan ze

berri batzuk sar ditzakegu zergatik geratzen gara bakarrik laikotasuna erlijioso dikotomia horretan

ala biak esate baterako bizikidetzaren eta balio demokratikoen aldeko jarreren aldekoak gara ala intolerantzia

baztertzaileak ala inklusiboak ba guk uste badugu balio batzuk transmititu behar baditugu besteak beste

eta bizikidetzaren balio demokratikoan eta berdintasunean oinarritutako

jatorrizko ekimenarekin beraz gure osoko zuzenketarekin geratuko gara eta labur bada ere saiatuko naiz gure planteamendua azaltzen

kohesio soziala bermatzeko eta herritar guztien interesak eta sentsibilitateak babesteko kontzientzia pentsamendu eta adierazpen askatasunaren buruzko

horretarako laikotasuna gako bat bezala onartua izatea ezinbestekoa da

jendarteko posizio ezberdinen sentsibilitate erlijiosoen eta ez erlijiosoen artean berdintasuna eta oreka bat luzatzen duelako eta horretarako

eta honi lotutako elementu guztiak modu eraginkorrean aitortuak izatea uste dugu bide luzea dugula egiteko gizarte bezala esparru honetan baina ez dugu uste inpedimendua

bigarren puntuan gobernuari eskatzen diogu mapa edo inbentario bat egin dezala ez gara kontziente erlijio zehatz batek

katolikoaren bitartez ezarria dena zer nolako presentzia duen gure artean eta gure egunerokotasunean

jaiegun gehienak festa kristauak izateak edo gure kale

zeruko santuek eta santek baina batez ere santuek duten leku zabalak baina kontu horiek ez dira seguraski arras bateragarriak

beharko lukeen esparru publiko neutralarekin nagusitasunak halakoak ditu

non ez zaizkigun deigarriak egiten eta horrenbestez kosta egiten zaigu

horregatik uste dugu honetan ere urratsak ematea inportantea dela espazio publikoetan ez lukelako

betiere balio historiko eta ondarearen errespetua eta zaintza kontutan hartuz eta amaitzeko gaur egun eaen biltzen diren askotariko kulturen erlijioak joera

batera bizi dira eta joera hori kontuan hartu behar da kudeatu nahi den aniztasun ereduaren barruan

askatasun erlijiosoaren sistema juridikoan botere publikoek askatasun horiek erreal eta benetakoak izan daitezen legedia garatzea funtsezkoa da ere lege honek mekanismoak diseinatu beharko ditu

eskuratzeko bai eta arrazoizko gidalerro batzuk ere gure herri auzo eta hirietan errealitate horri aurreikusten zaion bilakaeraren inguruan eta betiere

indartzeko helburuarekin azaldutako guzti honengatik ez dugu bat egiten jatorrizko ekimenarekin ez dugu uste hori

egingo dugu eta hala eskatzen dizuegu gainontzeko taldeei talde proposatzaileak erdibideko proposamen bat luzatu zigun baina azaldu genien moduan zuek planteatzen dituzuen zehaztasunekin

ez gatoz bat besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on

gero eta sekulizatuago dagoen errealitate batean bizi gara egia da baina aldi berean

garrantzitsuagoa da gure gizartean hau da gure errealitatea eta errealitate honek

arlo publikotik eta eusko jaurlaritza aspalditik ari da lanean esparru horretan gure herrialdeko erlijio aniztasunaren kudeaketa egokia lortzeko ildo horretatik gobernuak bultzatutako jarduerak gogora ekarri gura ditu

lehendakaritzatik bi mila hamabosteko

aurkeztuak izan ziren gizarte anitz integratu eta integratzaile batean kulturen arteko bizikidetza eta erlijioen arteko bizikidetza da

adierazpenaren izena eta adierazpenaren zati bat

erlijio aniztasuna giza eskubideen nazioarteko itun eta hitzarmen guztietan

askatasun horren barruan biltzen dira banaka edo taldeka edozein erlijio sinesmen izateko eskubidea bai eta inolako

ez izateko eskubidea ere aukera bat bestea bezain zilegi da gizarte demokratiko batean eta pertsona orok

askatasun osoz hautatzeko eta publikoki adierazteko gainerakoen eskubideen errespetua eta ordena publiko demokratikoaren errespetua beste mugarik ez dela botere publikoek baldintza egokiak sustatu behar dituzte horretarako eta

baliatzea eragozten duten oztopoak kendu herritar guztiek eskubidea dute bereizkeriarik ez jasatzeko

edo sinesmenik ez izateagatik eta erlijio bateko kide izateagatik edo ez eta kontzientzia askatasuna baliatzeko ere bai gainerakoen eskubideekiko errespetua muga

eusko jaurlaritzak hemen bere ikuspegitik pertsonekin dagoen konpromisoa berresten du eta berriz ere babesten du bizikidetza

batetik erlijio aniztasunaren eta sinesmen desberdinen arteko pertsonen artean eta bestetik

no lo consideramos oportuno ekitaldi batzuetan euren presentzia komenigarria izango da

eta beste batzuetan ez ados gaude ez duela eduki behar tratamendu

baina gure erakundeek antolatutako edozein ekitaldietatik kanpo uztea gure ustez ez da

zina edo agintza egingo du gernikako arbolaren azpian hauxe esaten du

legebiltzar honetako araudiak orain arte

aldaketa txikiak izan dira bai lehendakari bakoitza

lau urte barru emakume edo gizon batek zin egingo du bere kargua eta orain arte bezala

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitzaren ordezkaria gorrotxategi andreak dauka hitza

atzetik aurrera eajko ordezkariak kokatu du hau gaia nik uste dut leku egokian hau da aniztasun erlijiosoaren kudeaketa horretan

puntu egokienetako bat hau gai honi buruz hitz egiteko gertatzen dena da emaitza ondorioa bere ondorio teorikoa ba nik hemen ondorioaren kontrakoa dela berak esaten du batzuetan batzuetan aniztasuna gestionatzeko eta aniztasuna gestionatzeko neutraltasuna beharrezkoa da batzuetan kendu egin beharko litzateke gauza erlijiosoa gauza publikotik eta beste batzuetan ez

kontra egotea zeintzuetan bai eta zeintzuetan ez eta

horrekin lotuta esaten du niri gustuko litzaidakeela seguru asko nik

zin izan banu edo prometitu izan banu

nik nahi dudan formula erabiltzea bai baina seguru seguru denoi okurritzen zaigula formularen bat onargarri

dena seguru eta zentzu horretan nik uste dut ez dela onargarria zin egiteko formula batean jainkoaren izenean egitea

aldarrikatzen duela baina eta eskatzen du

aldarrikatzen ditu eta horien artean esaten du legedia aldatu beharko litzatekeela edo legedia onartu

baina askatasun erlijiosoak badauka lege erreserba organikoa ez dago gure esku legedi hori onartzea beraz horrek proposamen horrek ez dauka ez dauka biderik ez dauka zentzurik beste biak bai eta beste biek badutelako guk gurean

transakzionala egiteko horretan sartu sartzeko esfortzua
egin genuen amaitu mesedez eta hala eta guztiz ere esan duzue ezetz beraz nola ulertu

laikotasuna aldarrikatzea guk onartu izatea zuen edukia gurean txertatzea eta hala eta guztiz ere

esatea proposamen honi modu bakarra

eta da ez nahi izatea ez nahi izatea edo babestu nahi izatea

txertatu ahal izatea bere eginkizun
politikoetan eskerrik asko gorrotxategi andrea

eskerrik asko berriro ere mahaiburu andrea onartu behar dut erabat galduta nagoela hemos hablado de oriente medio

atutxa jaunari eta baita ere gorrotxategi andreari erantzuteko asmoz

ez dio zuzenean aipamen egiten lege organikoari de hecho badaude beste araudi eta norma batzuk hala nola espainiako konstituzioak hamaseigarrena artikuluan eta hor esaten du

europan eta erlijio askatasunerako oinarrizko eskubidea babestu egiten da zehazki giza eskubideen europako hitzarmenaren bederatzigarrena artikuluan

baina es que guk hitz egiten dugu araudi baten inguruan kohesio soziala bermatzeko eta herritar guztien interesak eta sentsibilitateak babesteko

hirigintzari buruzkoa kultu lekuak arautzeko esate baterako

arrazionalizazioa eta iraunkortasunari buruzkoa

daude guk planteatzen duguna kokatzeko yo por terminar

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria bertatik barrio jauna sí

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak rico jaunak ez du hitzik hartu behar beraz euzko abertzaleak atutxa jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko mahaiburu andrea gorrotxategi andrea gutxiago gustatuko da

baina gertakari erlijiosoa errealitate bat da gure gizartean aldakorra gero eta pluralagoa baina gure ustez

bere existentzia ukatzea edo albo

harremanetarako eta elkartzeko guneak sortzea nire lehenengo

hori da guk gobernuak arlo honetan egin behar duena esparru horiek

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitza taldearen jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bost eman dugu bozka sei boto alde

ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

sei abstentzio beraz ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarrena puntua eh bildu taldeak egindako legez besteko proposamena birusaren detekzio azkarreko estrategiari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den
ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko egun on egun on denoi

bi aste hementxe bertan eztabaidatzen aritu ginen birusari aurrea hartzeko eta kate transmisioa eteteko gakoak diren ekipoen inguruan lehen arreta

laborategietako teknikariak gaurkoan eztabaidatuko dugu funtsezkoa gakoa den beste enborraz estrategia horretan ezinbestekoa den beste enborraz alegia

testeoen estrategiaren inguruan ze ez da nahikoa testak egin egiteagatik edo

estrategia oso bat behar da diseinu oso bat behar da jarraipen epidemiologikoarekin

klinikoarekin zaintzarekin alegia noiz egiten diren denbora nola kokatzen dugun sensibleak izan daitezkeen kolektiboekin nola jokatzen dugun ze guztiok dakigu

horregatik da inportantea hori denboran ondo kokatzea birusaren jokabidea ezagutzeko eta argazki dinamikoa izateko badakigu mundu mailan daudela estrategia desberdinak iritzi desberdinak

baina gure taldearen iritziz eta gure taldeak lan egiten duen adituen iritziz funtsezkoa da determinantea da eta gakoa da eta bi oinarri daude

jarrera proaktiboa birusaren bila joatea eta horrek eskatzen du asintomatikoen eremuan sakontzea eta lan egitea

horrek laguntzen du birusari aurrea hartzea beste estrategia da beste aukera da sintomatikoetatik abiatzen dena jarrera defentsiboagoa da

birusari aurrea hartzen biak zilegiak dira baina emaitzak desberdinak dira

ere prebentziora bideratzen diren baliabideen kontua da

gero ospitaleetan askoz ere konplexuagoak garestiagoak diren gastuan aurreztuko dugu

daitezke ikusita momentu honetan bigarren olatuaren egonkortze eta jaitsiera fasean egon gaitezkeela

anbizioz jokatu eta estrategia oso bat diseinatzeko osakidetzatik haratago herri honetako adimen kolektiboekin unibertsitateekin ikerketa zentroekin erakundeekin ez horrek lagunduko du osakidetzak orain baztertuta daukan eta

bere ohiko jarduerari kalitatez berreskuratzea eta lagunduko du lagunduko dio osakidetzari dagoen larrialdi egoeratik burua

alegia osakidetzak ez dauka zertan

kudeaketa osoa eta jarraipen osoa lanak banatu daitezke baina noski horrek eskatzen du mentalitate apurketa bat korporatibismoa alboratzea

horrelako estrategiak europan erabiltzen dira hemengo hainbat adituk ere hainbat planteamendu egin dituzte planteamenduak ñabardurak izan ditzaketenak jakiteko zertaz ari naizen adibidez mahai baten bueltan koordinatuta edo

lau lan eremu edo lau zutabe zutabe batez osakidetza arduratu daiteke sintomatikoei ospitalera etortzen

pcrak egitea beste lan multzoa izan daiteke

erresidentziak edo lehentasunezko lanbideetan probak egitearena eta horretaz brta ikerketa zentroak aldundiekin arduratu daitezke

hirugarren lan multzo bat izan daiteke azterketak

eta hori osasun publikoko gidaritzarekin eustat gaindegia eta bestelako erakundeekin lan genezake eta lau laugarren multzo bat izan daiteke

protokoloak berritzeaz ikerketaz azterketak ze oso inportanteak dira

eta bilakaera ere jakiteko nondik norakoak eta horretaz pasatzerako osasun sailarekin batera eta koordinazioarekin bioef unibertsitate desberdinak

eta osakidetzatik haratago eta gainera osakidetzak bere ohiko jarduera berreskuratzeko aukera baina esandakoa horrek eskatzen du mentalitate aldaketa korporatibismoa alboratzea

apurtzea eta egon daitezkeen interes ekonomiko horiek ze egon ere badaudelako zoritxarrez direla edota erosketekin klak

eskatzen du ere madridi segidismoa egiteari uztea zeren begira

bizi berri planean lehenengoan neurri osagarri batzuk zeuden jasota eta ez dira bete eta orain bizi berriren bigarren plana da kopia pega kopia pega madrilen illa ministroak aipatutakoa gero sakonduko dut

zer gertatu da ibilbide osoan begira hasieran esaten ziguten ezinezkoa zela asintomatikoak identifikatzea orduan ere ikusi zen hori ez zela egia eta denborak erakutsi du asintomatikoak identifikatu daitezkeela ondoren esaten zitzaigun madridetik iritsi behar ziren test

testak iritsi ziren baina gero testak ez zirela fidagarriak baina esaten zitzaigun lasai egon ze gu gure laborategietan produzitutako pcrrekin oso fidagarriak dira eta aukera daukagu egunean

egiteko baina ez ziren egiten pandemiaren pikoan mila bostehun pcr egin ziren ondoren

balidatuta elkarlanerako lanerako prest agertu ziren eta jaurlaritzak esan zien ezetz ministeritzak bere araudian eta azkena urriak bateko boletinean berriro ere esaten duenean

apirilak hogeita hiruan ematen da jauzi kualitatibo bat eta ordutik aurrera hasten gara pcrren kopurua egunero lau mila eta zazpi milaren bueltan mugitzen maiatza bukaera

oraindik hainbat profesionalei pandemia osoan behin bakarrik egin zaie eta ez dizuet esango osakidetzarentzat lan egiten duten azpi kontratako langileekin zer gertatzen ari den

diren lanbideetan ere oraindik bat egin da eta bere momentuan izugarrizko komeriak kronograma egiteko eta probak egiteko ekaina ekaina iritsi zen eta adinekoekin etxez etxeko zerbitzuan lan egiten zuten langileei oraindik ere probak egin gabe

argazkia izatea probak egitea ez zen urratsik eman asintomatikoak identifikatzeko ez zen urratsik eman soilik ospitaleratzerakoan proba diagnostikoak

gero egia da uztaila hasieran ordizian eta pare bat herritan zertxobait

tope maiatzak lauan urkullu jaunak areto honetan bertan aurkeztu zigun bizi berri plana

bertan testu kirurgikoen inguruan esan zigun irakurtzen baduzu hamairugarrena orria garbi ikusten da ez da bete

ez dakigu zergatik ez diren ez den bete eta orain etortzen zarete beste plan egokitu batekin esaten duzuena eta ez dakigu hori konpartitua den adostua

plan horretan etengabe hitz egiten duzue adostasuna estrategia komunitarioa norekin norekin

gobernutik ez zaigu bidali plana kazetariak talde parlamentarioak baino lehenago zuten eskatu egin behar izan genuen osasun sailera osasun sailetik lehendakaritzara bidali ziguten komeriak bestetik plan horretan literal esaten du bizi berri plana ez diola helduko osasun estrategiari non dago osasun estrategia non dago jakin nahiko genuke

maiatzetik maiatzetik saiatu ginen gobernuari helarazitako proposamen desberdinen bidez

kutsadura maila altuak eta fokoak zeuden herri eta hirietan

poblazio osoari zabaltzera abuztuan esan zitzaigun mugimendu asko zegoela eta ezinezkoa atzo azkenean bai azkoiti

ongi etorria guk esaten dizuegu pozten gara pozten gara eta espero dugu

gehiago egotea baina ez dakigu egongo diren

planean ez da zehazten beraz pozten gara urrats bat abuztuan osasun sailak berak onartutako agindua ez da bete

lehen nire kideak esan duen bezala eskatzen genuen zentratzen genuelako makina bat isolamendu eta

tokietan ikastetxeetan kide guztiei probak egitea ez ziren egin gogoratu nahi dut bizi berri planean

egitea eta gogoratu nahi dut orain lehen lerroan irakasleak ere badaudela plantilla oso zaharkitua dela eta arrisku kolektiboa dugula zein izan da arazoa arazoa izan da baliabideak ez ditugula izan arazoa izan da

laborategiak ez ditugula indartu baliabide plantilla falta izan dugula

antigeno bidezko testekin aurreztu daitezke ulertzen dugu prozesua konplikatuagoa zela pcrrekin presioa berdina da

sakontzeko aukera paregabea daukagu

kopia pega bat illa ministroak jasotako kontuekin

zer egiten duen gobernu honek zeren gogoratu nahi dut bizi berri planean bakarrik bi proposamen zehatz

urriak hemeretzi eta hogeita lau artean sar daitezke hipotetikoan sar daitezke

kribado masiboak egin daitezkeela baina zehaztu gabe gehiago

bakarrik hortik aurrera ez dago ezer osasun estrategiaren inguruan

kutsadura maila altuak edo fokoak dauden auzo herri hirietan probak egitearen garrantzia orain arte zuentzat ez zen determinantea atzo azkenean garitano jaunak esan zuen gomendagarria eta determinantea dela pozten gara

egiten ari kronograma baten baitan eta sistematikoki

programa planteamendu baten baitan baita ikastetxeetako irakasleei ere planteamendu bat behar dugu arrisku kolektiboa delako eta gakoa da gakoa da birusaren bila joateko ba ausaz

iristeko horregatik egiten genuen planteamendu bat bizi berri planean lehenengoan jasota zegoena

ausaz aukeratu hiru herrialdeetan eta horrela poliki poliki joango ginateke argazki oso bat izaten baina noski horrek eskatzen duena da

laborategietako teknikariak kontseilu sanitarioa osalan lunpenetik ateratzea

luze eta zabal hitz egin genezake gertatzen ari denaz eta

proposamena saiatu gara eta horrela egin dugu gure hasierako posizioetatik mugitzen hainbeste aldarrikatzen duzuen lan konpartitu hori auzolanerako planteamendu bat egiten asintomatikoen esparrua sakontzeko bidea zabaltzen pozten gara espero dugu ez izatea kolpe mediatiko bat soilik gaurko eztabaidari

kolpe mediatikoen bidez eta titularren bidez gobernatzea baina guk eraginkortasuna behar dugu eraginkortasuna behar dugu azkenean kolpe mediatikoekin eta titularrekin ez goazelako inora eta espero dezagun horrela

zeren askotan ahoa betetzen zaigu ba ez dakit munduko ez dakit zenbat herrialdetan baino pcr proba gehien egiten dugula edo orain ere madrileko

baina horrek ez dio birusari aurre egiten horrekin ez dugu hobetzen azkenean alderaketan baino gehiago zentratu beharko ginateke zer dugu hobetzeko eta guk zentzu horretan

eremuetan hobetzeko dagoela eta proposamen hau ere abuztuan aurkeztu genuenean zentzu horretan etorri zen azkenean autokonplazentzia edo titularrak

ez du ekiditen heriotzarik ez du ekiditen osakidetzan hobeto artatuak egongo garenik

neurriak ez eta besterik ez

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarren podemos ezker anitza

egun on eskerrik asko birusaren detekzio azkarreko estrategiari buruzko puntu honetan gure partetik sinatu dugu erdibideko bat talde proposatzailearekin eh bildurekin eta nik uste dut berriro

pena bat dela gobernua sostengatzen duten alderdiek beraien

ensimismatuak egotea elkarlanerako aurkezten diren proposamen guztiak

quiero decir eta berriro ere punto honetan esan behar du erabat garrantzitsua dela

zaintzea bai erizainak bai medikuak eta baita ere

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

berriro sailburuak legebiltzarkideok birusaren detekzio azkarreko

proposamena aurkeztu digu eh bilduk eta

zuzenketa ere mahai gainean daukagu guk ez dugu azkenean ezetz esango baina guk gure proposamenean aipatzen ditugu puntu zehatz batzuk ere azalduko ditut momentu

uste dugu nahiz eta proposamena eztabaidatu eta puntu asko uste dut amankumenean dauzkagu elkarrekin

esparrurari dagokionez uste dugu pixka bat berandu heldu dela seguraski ez da proposatzailaren errua izan baizik eta

legebiltzarra osatu delako osatu denean baina egia da

hasi dira eta ildo horretatik hor eskatzen diren neurriak

ez dago txarto baina berandu berandu datoz el objetivo

eskerrik asko euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

eguerdi on guztioi aipatu da maiatzaren lauan izandako diputazio iraunkorraren bileran eztabaidatu genuela gai honi buruz

egin diguzu horrelako errepasotxo bat orduko egoera berriro hona ekarri duzu baina hilabete asko pasatu dira eta gauza asko aldatu dira

gaur hona ekarri diguzun gaiaren inguruan nik uste dut asko asko hobetu dela egoera gaur hamabost egun ere aipatu duzu covid hemeretziaren aurkako estrategiari buruz aritu ginen

barruan zegoen gaur hona ekarri gaituen

gaia testak egiten dira eta asko egiten dira eta

egiteagatik hori ulertu dizut behintzat eta gaixotasuna antzemateko froga horiek egitea da bidea behintzat orain arte ez dugu besterik ezagutzen eta euskadi ez bakarrik estatu mailan baizik eta europako beste herrialde batzuekin erkatu edo konparatzen baldin badugu

esan genezake eta ozen gainera urriak bian labiaren bileran aurkeztu zen

eta bertan beste gauza askoren artean datuak ematen dira eta datuak eman behar dira datu denak eta hemen

probei buruz hitz egitera etorri baldin badira uste dut datu asko ahaztu zaizkizula

konparatiboetan sartzen baldin bagara erresuma batuan egiten dira mila biztanleko berrehun eta berrogeita hemeretzi test alemanian ehun eta hirurogei hainbeste aldiz aipatzen ditugun herrialdeak alemania bereziki italian ehun eta berrogeita hemezortzi edo frantzian

mila biztanleko eta datu hauek azaltzen dira gainera osasun ministerioak publikatzen dituen taulatxo batean atzo bertan

hiru lurraldeetan eta beste erkidego batzuekin konparatzen baldin badugu

gabiltza eta gainera gu baino askoz ere erkidego handiagoak direnak

berrehun eta hirurogeita hamabost hemen ehun gehiago eta hau ez da autokonplazentzia hauek

pandemiaren egoera zein den ikusteko gainera positiboen kopurua hartzen da kontutan

ehuneko bostetik behera baldin badaude egiten diren proben positiboak esan genezakeela pandemia nolabait kontrolatuta daukagula

ehuneko bostetik behera adibidez atzokoan hamar mila hirurehun eta hamalau probatik laurehun eta berrogeita hamalau izan dira positiboak

bostetik jaitsi gara baina oraindik hiru horretatik goian gaude horrek esan nahi du gauzak ondo egiten ari garela baina hor jarraitu behar dugula

orain arte emaitzak ematen ari diren neurriak hortxe mantendu behar ditugula eta betetzen jarraitu behar dugula gaixotasuna antzematea ezinbestekoa da hori denok ados gaude eta bueno eta testak egitea eta kontrolatzea testen emaitzak eta

biztanlego guztia ezinbestekoa da eta horri esker esan genezake baita ere gure osasun sistemak

hilabete guzti hauetan udaran zehar foko ezberdinak egon dira herri ezberdinetan eta hor

lortu dugu ikasturtea hasi denean eta hainbat eskoletan ere kutsatuak agertu direnean

ikastetxe askotan eta baita ere lortzen ari gara horko kutsadura mailak

daukaten lanbideen artean ere egiten dira egiten dira eta gainera bizi berri planean argi esaten da jarraituko dela baita ere estrategia horrekin eta datozen hilabeteetan ba nik uste dut emaitza onak eman dituzten

hobetzen eta gauza berriak egiten ere bai eta aipatu da atzo azkoitian edo sansomendi auzoan hasi zirela baheketa horiek egiten baina baheketak selektiboak dira hauek ez dira ausaz edo

arrazoi epidemiologiko bat badago eta izan da

kasu asko agertu direla eta horren aurrean erabaki da bi puntu horietan egitea

baino ez dira aleatorioak zuk hainbat aldiz proposatu duzun bezala

nora eramaten gaitu zenbat eguneko balioa dauka pcr horietan jasotzen ditugun emaitzak

burbujak sortzeko egingo ditugu horrelako froga aleatorioak edo benetan ikusten baldin badugu herri baten kutsatze

harremanik eta horrek kutsatze komunitario batera eramateko arriskua daukagula hor bai sartu beharko

selektibo hauek egitea baina beti arrazoi epidemiologiko bat dagoelako

horiek dira bizi berri planean eusko jaurlaritzaren estrategiaren zutabe nagusiak eta hor bi ardatz nagusi testak egiten jarraitzea orain bezala

neurri ezberdinekin tinko mantentzea eta betearaztea ze ikusten da bigarren olatu honetan ere ari garela poliki poliki buelta ematen agian egonkortuta daukagu kutsatu maila hori eta jarraitu behar dugu neurri horiek zintzo betetzen eta baita ere antzematen

baina egia da emaitzak jasotzen ari garela eta dena ez dela seguruenik

atzo bidali genizun erdibideko proposamenean jasota dago eta ez dut uste zure proposamenetatik hain urruti dagoenik

gai batek baduela nahiko garrantzi bera izateko ekimen baten

eta erdibideko baten proposamenean lehen puntu bezala kluster baten osaketa proposatzea eta gobernuko sailen arteko elkarlana eta beste hainbat erakunde eta adituekin elkarlana zuk uste duzu gobernuko departamentu ezberdinen artean ez dagoela elkarlanik

hori hemen legez besteko batean jaso behar dugula

labiaren bileretan zeintzuk egoten dira gainera aipatu du corcuera andreak ere orain batzorde aholkulariaz aparte batzorde tekniko bat ere egongo dela eta hor

uste duzue hemen osakidetzak edo osasun departamentuak hartzen dituen erabakiak

uste dut benetan horrela jokatzea era ez da eta arrazoitu nizun zergatik ez ginen akordio horretan sartuko zu ere ez zara gurera sartu gutxi iruditu zaizulako eta

zintzoak izaten bagara hemendik aurrera ba bueno egunen baten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

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

eguerdi on berriro bueno guretzat inportantea da galderak egitea eta gure buruari galderak egitea

sartu gabe zein den azkarragoa hemen inor ez delako inor baino azkarragoa eta nor gehiago edo nork jartzen duen medaila horrek

eramaten begira galderak eta hiru galderak planteatuko ditut gauzak hobetu daitezkeenean

bat beste galdera esplikatzerik bai mesedez zein den zuek bizi berri planean jasotzen duzuen estrategia komunitarioa zein da azaltzerik bai

eta azaltzerik bai komunitateari zein den zuen osasun estrategia ze bizi berri planean argi esaten duzue ez diozuela helduko

estrategia komunitario jaurlaritza berak onartzen du eaeko egoera

ongi esan duzun bezala europako datuen adierazleetatik oso urruti gaude baina aldi berean osasun sailburua ateratzen da eta esaten du

neurri berririk hartzeko orduan nola hobetu daiteke berdina egiten jarraitzen baldin badugu egia da atzokoarekin errektifikazio txiki bat badagoela

sakontzen joatea eta asko aipatzen duzue

direla eta gauzak ez daudela berdin nik zalantzak ditut zeren ikusten ari gara parametroak berdinak direla bai eta gero adibideak emango dizkizuet gu behintzat saiatzen garelako gure burua osatzen ikusteko

gure apaltasunetik eta umiltasunetik proposamenak mahai gainean jartzen begira

bizi berri planean jasotzen duzue besteak beste nafarroa eta eae direla

egiten dituzten autonomiak begira nafarroak lortu du bigarren olatuan gehiegizko heriotzak ez izatea guk ez dugu lortu guk ez dugu lortu guk

heriotza tasa izan dugu bigarren olatuan ere zergatik zergatik izan da ikertu behar da

ez daukagulako rastreo bat behar den bezalakoa nafarroak

hori ikertu behar da nik ez dakit zein den arrazoia baina ikertu behar da beste bat zuk esan duzu

azpian jartzen du maiatzak hamabostetik hona ehuneko hogeita hamar ez gara gai izan detektatzeko kasuen ehuneko hogeita hamar hombre nik esango nuke kopuru

majoa dela eta hor hobetzeko dagoela zergatik zer egin behar dugu hori hobetzeko beste datu bat espainiako

gainerako erkidegoetan identifikatuta daukate kutsadura mailak non ematen diren guk ehuneko laurogeita hamar identifikatu gabe daukagu ehuneko laurogeita hamar

identifikatuta dutenean zergatik ikertu beharko da egiten du beste adibide bat atzo garitanok bota zuen ditugula

aktibo eta beraz ditugula bederatzi mila hirurehun eta laurogei isolatu herrialdeetako

kasu positibo bakoitzeko bat koma zortzi kontaktu zuek uste duzue egunean pertsona batek bakarrik bat koma zortzi kontaktu dituela

begiratu gainerako herrialdeetan kasu positibo bakoitzeko zenbat

badago zer hobetu eta guk zentzu horretan guretzat hasieratik maiatzetik eta hori da corcuera andrea saiatu gara errespetu osoz proposamenak egin behar ziren toki guztietan egiten urtarriletik urtarriletik eta errespetu handiarekin jokatu dugu bestelako eztabaidetan sartu gabe

eta estrategia bat diseinatu izatea eta hor

ez da berdina kutsadura maila altuak eta daudenetan kribado masiboak egitea hori da gure

eta bigarrena da ausaz eae osora zabaltzea eta hori da birusaren bila joatea eta horrek laguntzen du ere

detektatzea azterketetan eta hori ere por cierto zuek ere jasotzen zenutena bizi berri batgarren planean ez dut asmatzen jasota zegoen testual

guk konpartitzen dugu beste aukera bat da aukera asko egon daitezke orduan gu saiatu garena da proposamen honek mahai gainean jartzen besterik ez eta espero dugu hemendik aurrera

hartzea eta urratsak ematea guk hori eskatzen dugu hobetzeko urratsak ematea eta ez mugatzea

surfeatzera eskerrik asko ubera andrea elkarrekin podemos ezker anitza

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

ubera andrea eskertzen dizut zure bigarren txandan erabilitako gaurkoan akordioa ez da posible izan hainbat gauzatan nik uste dut urrun gaudelako baina bueno espero dezagun horrelako gai garrantzitsu batean

gure artean orain hamabost egun izan genuen eztabaidan ere galdera bat bota zenuen

egin dituzu zergatik uko egin gauzak hobetzeari galdetzen zenigun nik uste dut ez diogula uko egiten gauzak hobetzeari

ez izatea zuek partekatutako estrategia bat eta

uste dut hori dela gakoa eta ikusiko dugu estrategia jaurlaritzarena ezaguna da zuena ere ezagutu nahiko genuke beti ereduen talka horretan ibiltzen gara ez dakit zuena eredu imajinario bat den edo benetan

bertan lan egiteko señor

argi daukagula pandemiak gure ahuldade eta zaurgarritasunak agerian utzi dituela kontraesanez betetako kudeaketa batean gaude hainbat eta

adituak eta zientifikoak ere ez dira ados jartzen eta

kolaborazioa eta gainera horrelako gai larri bat

ikusi besterik ez dago madrilen dagoen egoera larriarekin nolako hika mikatan dabiltzan azken aste hauetan eta horrek nolako egonezina sortarazten duen

ez duela ere laguntzen egoera hobetzeko beraz nik uste dut

gaitasuna badaukagula eta gero bakoitzak erantzun beharko dugula baita ere gure ekintza eta hauen

egoera honen aurrean zer eman genezakeen gure buruari galdetzea ere ondo dagoela

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bilduk elkarrekin podemos ezker anitzak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bost eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde berrogeita bi

ez da onartu jarraian euskal talde popularra ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

juan carlos borboikoa aurreko estatuburuari eta monarkiari eragingo

ustelkeria kasuei buruz eztabaida eta behin betiko

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den hernández jauna

y eso es inaceptable nada más eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

izan gura nuen aitortu behar dut horrela zela baina zentzuna etorri ahala utzi nion fantasia horri neure ametsek zorionez beste bide bat hartu zuten

gazteek ere ez dute dagoeneko printze printzesak izan gura zentzun bakoa anakronikoa garestia sexista

eta erridikulua ere badelako gaur egungo gazteek hemendik aldekoek esango luketen bezala beste fantasia batzuk dituzte euren bizitzan

plano teoriko orokor unibertsal batean zeren hona euskal herrira ekartzen badugu monarkiaren gaia oraindik askoz ere argiagoa da izan ere zeruko madarikazioa bat balitz bezala espainiako bai horien menpe gaude hori izan zen franko diktadoreak hil aurretik utzi zuen azken oparia bere erregimena etikotzeko asmoz

ezarri zuen bere oinordeko estatuburu txisteratik ateratako

eta hau ez da euskal herria bilduren esana aste honetan bertan

en el trono eta bai arrazoia du halan izan zen

men egin zuten eta denen hobe beharrez antza inori galdetu barik konstituzioaren pack berean sartu zuten monarkia eta ez hori bakarrik umeentzako errege erregina

urte guzti hauetan kontatu digute erregea dela demokraziaren bermea kontatu dute ere berak salbatu zuela espainia hogeita hirufko kolpean nahiz eta zantzu guztien arabera egileekin

harremana izan zuen baina errege onbera

baina hemen borboikoak ez dira ongi etorriak ez dira ongi etorriak euskal herritar bezala ezin ditugu onartu gurea ez den estatu bat ordezkatzen dutelako ezin ditugu onartu goizetik gauera demokrata egin ziren frankistekin lotuta daudelako lehenengo egunetik ezin ditugu onartu euskal herritarrak jazarri dituzte estatuaren estoldekin lotuta ezin dute ezin ditugu onartu eurek ere ez dutelako onartzen gure erabakitzeko eskubidea ezin ditugu onartu ez politikoki ez sinbolikoki hori ez da gure errege baina hori nahikoa ez eta ah zelakoak diren espainiako familiakoak hemen

koroa erabiliz negozio ilunetan ibili dira urteetan

mecarako avea delitu zantzuak nonahi komisioak kobratu paradisu fiskaletan kontuak ustelkeria delituak dirua zuritzea ebasio fiskala hori bai hori bai espainiol ona espainiako bandera hemen paparrean eta poltsikoetan suitzako eta seychellesetako banderak ezkutatuta eta gero bueno villarejo corina botswanako elefantea abdikazioa

argumentua eta deigarria da deigarria da urte hauek guzti hauetan ez dela egon espainiako presidenterik hori kuestionatu duenik

ezkutuko estatu itun bat egon da dena estaltzeko

estali ezin direnean eta feliperen izena ere agertzen hasi denean berriro ere ituna espainiako gobernuak zergatik estali zuen juan carlosen

urrezko zubia jartzeko ospa egin zezan zergatik gobernu guztiak ppkoak zein sozialistak

zergatik monarkia ustela bada gainera eta orain monarkia zuritu gura dute errege berriarekin aita sakrifikatu

aita da kinkia semea ez semea onbera ipuin fantastiko bera kontatu gura digute berriro ere eta inork sinetsi

ez daki ezer nahiz eta bera negozio horien onuradun izan bizi guztian sinesgarria da hori eta kasu honetan estatu burua izanik

hori ez jakitea ez da jakitea bezain larria ez dauka berak inongo erantzukizunik zergatik estaltzen ari dira hori guzti hori

ulertzen gu geuk behintzat ez dugu ulertzen urkullu lehendakariak monarkia errepublikatu ez dakit aditza horrela ondo esanda dagoen gura du hori al da bere ardura

formulak asmatzea non eta hemen herritar gehienak monarkiaren aurka dauden herri honetan

herritarrek hori gura dutela hori eskatzen diote eajko militanteek frankismoa sufritu zuten bere alderdiko

hori eskatzen diote urkullu jaunari monarkia mantentzeko benetan

euskal herria bildun ez dugu halakorik nahi inondik inora ere ez oso argi dago geurean demokrazia gura dugu geurean erabakitzeko eskubidea gura dugu estaturik gabeko nazio guztiek errepublika bat sortzeko duten eskubidea defendatzen dugu geurean euskal errepublika gura dugu horregatik eurekin bide politikoko urrats guztiak horretara zuzenduta daude eta egongo dira

akordio batera heldu gara elkarrekin podemos taldearekin hainbat eskakizun genituen guk gure zuzenketan jasota daudenak baina sinplifikatzea erabaki dugu sustraira joz berba gutxi behar baitira espainiako monarkiarik

esateko eskerrik asko agirre andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

zurea da hitza eguerdi on guztioi bi hitzetan
politikagintza erreibindikatzera natorkizue zergatik gaur proposamen hau ezagutu dugu

gure politikagintza espainolizatzeko hau da han tratatu beharrekoa edo han

aipatu du prieto jaunak zergaitik nola hasierako proposamen honek bere nolabaiteko garapena zuzen zuzenean espainiako gobernutik hasita lehenengo puntuari dagokionez erregeari tituluak eta gainontzekoa kentzeko eta gero bigarrengo atal bat ba errepublikari ateak eta leihoak zabaltzen zaizkio baino azken ebazpenean

horrelakorik azaltzen orduan esaten dudana da zergaitik hasiera hasieran ikusitakoan

gunea hori eztabaidatzeko hau ez da gunea

eta hurrengoan ba igual corinaren inguruan ere ebazpen bat

politika egin nahi dugu herri honetan gure herritarrei begira jakina jakina kontutan hartu behar ditugula ere kanpoan zer gertatzen diren eta erregeak lapurtu baldin badu berak

ordaindu beharrekoa eta gainontzeko erantzukizunak ere bereak izango dira baina printzipio bat gure ustez behintzat

parlamentarien eskutik euskaldunok ez dugu erregerik

ez dira gureak ez erregea eta ez erregina

ez aita eta ez semea ez aurretik

gaurkoak alegia orduan koroak edo erregetzak ze harreman dauka herri honekin ba

gernikatik pasatzen da edo eskubide historikoak edo foruak horiek

erregearekin eta azkeneko bi mendeetan ikusi dugu zein izan den harreman horren bilakaera

mila zortziehun eta hogeita hemeretzian eta mila zortziehun eta hirurogeita hamaseian foruak ezabatu ziren legeak

cadizko konstituzioa hor dago benetako sustraia euskal gatazka bezala ezagutzen den horretaz baina erregeak eta herri honek

dauden moduan gaude orduan hor azaltzen diren monarkiaren batasunaren

orduan guk erregeak erregeak ez ditugunez eta espainako erregeak ez dira gure erregeak lotura hori gauzatu nahi baldin bada

eskubide historikoak foruen gaurkotze bidetik zergatik hor badago derogatoria bat gaur aipatzen dira

eta gero bestea errepublikari dagokiona horregatik

eta gero azken proposamena hor esaten genuen

baina benetan gure herriaren etorkizunari buruz

behintzat euskalgintzan edo euskal naziogintzan pentsatu dezagun

eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos

ez direla gure erregeak diozu ez daukagula erregerik ez daukagu ez erregerik zurekin ados nago baina gu

harrera egiten dionean nor da gizon hori eta ondo da bai euskal instituzioetan euskal politika egin behar dugu baina oso harrigarria izan zen gernikan urkulluk leialtasuna erakutsi zionean erregeari

beharrizanik pleitesía hori erakusteko zer dela eta hori bazen orduan bazen bere errege orain ez da gure erregea euskaraz ondo esan dut ez da gure errege ze hori da formula egokia euskaraz egibar jauna hemen ez dago erdibiderik hemen

edo euskal errepublika eta hemen aukeratu egin behar da hemen ezin daiteke asmakizunetan ibili errepublika monarkizatu monarkia errepublikatu ez dakit

urkullu ba ez dakit orain izendatu berri dute espainiako kanpo ministerioan aditu talde batean sartu dute ba espainiako irudia hobetzeko

eta hau esan bezala aukeratu behar da hau haurdunaldia bezala da hau ezin zara apur bat haurdun egon edo bazaude edo ez zaude eta hemen ere edo errepublika edo monarkia aukeratu egin behar da zuen hain gustuko duzuen zentralidade hori posible kasu honetan aukeratu egin behar da busti egin behar da erabaki egin behar da

edo euskal errepublika erregerik ez dagoen herrialde hau zuek aukeratu behar duzue baina ez dakit oraingoan ere uko

beste errenuntzia bat beste errenuntzia bat gehiago

hemen akordioetara ez garela gai gu iristeko eta euskal herria bildu sekula ere ez akordiorik ez zuk eduki duzu aukera akordioa lortzeko eurekin eta gainera nik uste dut eurek

antzeko mozio bati edo legez besteko proposamen bati

zuek ostera zuzenketarik ere ez duzue aurkeztu aste osoa eduki duzue uste dut

ez duzue inongo akordiora iritzi nahi izan eta gainera

izan da demasa izan da ahalegindu zarete guk lortutako erdibidekoan eskua sartzen nahi zenuten puntuka bozkatu eta zer da hau

alderdi batzuk beste talde batzuk lortzen ditugun akordioetan eskua sartu nahi duzue eta beste tranpatxoa egin duzu madrilen bai bozkatu da baina lehengoko puntua erdibideko honen lehenengo puntua

izan da gaur ekiditu nahi izan duzuena ez duzue nahi zuena ez den errege hori ezetz esatea zuek ere urkulluk gernikan

euskal herria bilduk ez du men egiten euskal herria bilduk ez du errege erreginarik

espainiakoak badira euskal herria bilduk herritar askez osatutako euskal errepublika bat nahi du gurekin bide politiko guztia bide horretatik joango da eta gaurko hau ere bide horretatik doa zintzo gure idealekin zintzo gure pentsakerarekin eta zintzo batez ere

zintzo zareten zuon militanteekin frankismoa sufritu zuten militanteekin

duzue hausnarketa hori eskerrik asko agirre andrea

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna

eta beste bat da errespetuan oinarritutako erlazioa eta forua ez da iraganeko

baizik eta momentu bakoitzean erabakitzeko gaitasuna

esan du agirre andreak berak euskal errepublika erditzera doazela bueno ez dakit hala izango den

egon gaitezke zergatik bide politiko eta demokratikoak hautatzeko sei hamarkada pasa izan dira

baina guk kasuan esaten duguna da herri honek historia bat baduela

harremantzeko esplotatu daitekeen potentzialtasun handi daudelako

ez dela gauza handirik egin derogatoria bera hori ere ez da esploratu ere egin konstituzioan dagoena

errepublikaren zain eta guk aipatu dugu

zer egitura estatu mailan konfederazio

eta república ibérico deitzen zuten hura izango zen bere garaian baina filosofia hor dago eta nik ez dut esango

frankismoagatik eta beste indarkeria mota batzuk egon dira eta gure jendeak eta zuen jendeak sufritu du eta nik ez dut horregatik esango ezker abertzaleak duen buruzagitza merezi ez duenik baina errespetua eskatzen dut

badaude ere pentsatzen dutenak kontrakoa zuen munduan eta

jon hernándezekin hitz egin dut hitz egin dut egun hauetan

arazoa guk hemen proposamen honetan lehen irakurri dudana reclamar total transparencia

jasota gelditu dadila aktetan baina zuek beste

ematen diozue debateari hasiera bat baina ez duzue ezer jorratzen

ez dakit zer república ez ez ez hortxe moztuta uzten duzue eta nik esan diot jarri bi puntu horiek aparte

zu ez zeunden prest zuk eman diozunagatik

bi puntutan jartzeko eta parlamentu honek zerbait onartuta edukiko zuen gaurko egunean

hori izan da zuena eta egia esan ikasgai bat eman didazue zergatik nik jonekin hitz egin nuenean

gure posizioa zein izango zen eta politikoki esan beharrekoak esan baina gero konkreziora nola ez dugu zuzenketarik aurkeztu

legealdi luzea izango da hau eta badakizu aurreak erakusten duela

nola dantzatu ez eta seinalea eman duzue ikusi dut zuek zertarako zaudeten prest

monarkia ez eta errepublika bai izango balitz debatea hori beste debate bat da izan daiteke politikoa

hemen errege emeritoaren andantzen inguruko

politika egin dezagun hemen egin behar den gaietaz baita ere iritzia eman dezakegu beste tokietan erabaki edo hausnartzen diren gaiak hemen ere eztabaidagai izan daitezke baina ekarri dezagun politika gure herrira ez ekarri madrileko problemak parlamentu honetara zergatik laburbilduta lehen monarkia edo errepublika

edo errepublikarra hori gorria eta morea

sutsuki eta zuek errepublika garaian herri honek hartu zituen erabakaietaz errepublikak zer erabaki zuen kontutan edukitzen duzue

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu denez

ezker anitzak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bost eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde cuarenta y ocho contra beraz